egun on guztioi osoko bilkurari amaiera emango diogu

hasiera emango diogu barkatu gai zerrendari ekin aurretik hogeita hamalau

gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasun batzordearen irizpena garikoitz mujika iriondo legebiltzarkidearen bateragarritasun egoeraren gainean eztabaida eta behin betiko

batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo aurka egin nahi du

irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik gainerako legebiltzarkideek

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto

gai zerrendako bigarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euzko abertzaleak eh bildu euskal sozialistak eta elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioek egindako legez besteko proposamena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

lau taldeen artean erroldatutako legez besteko bat eztabaidagai daukagu momentu honetan juana ruiz palestinan lan egiten duen lankidetza langilearen

hamairuan hortik aurretik elkartearen bulego nagusia atake bat pairatu zuen

puntu honetan gure elkartasun osoa frente popularrarekin eusko

elkartasunaren aldeko lana egiten duten pertsona guztiei gure babes osoa adierazi nahi diegu legez besteko honen bitartez

aprobetxatu nahi dut noski tribuna hau

dituen atakeak errefusatzeko eta sarraski guztiak errefusatzeko

herriaren askatasuna eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak gallástegui andrea

asko gallástegui andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

bueno egun on guztioi gutxi gehitzeko geratzen da

esandakoa eta gero argi dago gaur

egiten duten giza eskubideen defendatzaileen kontrako enegarren erasoa salatzera etorri garela kasu honetan juana ruiz

kidearena baina berarekin batera esaten zen bezala palestinan egunero egunero lanean ari diren giza eskubideen defendatzaileen defentsa egiteko

hilabete pasatxo darama juana ruizek atxilotuta oso ondo esan den bezala arbitrarioki eta hainbat eta hainbat eskubide urratuak dituelarik eta hogeita hamabost urte baino gehiago dira ere emakume hau palestinan palestinan lan egiten duela eta palestina hobeago bat eraikitzen saiatzen ari dela salatu behar dugu ere bai elkartea bera

eta osasun zentroa juanak lan egiten zuen osasun zentroa ere erasotuak izan direla

erasotua izaten ari dela eta beraz irmoki arbuiatzen dugu erakundearen eta juana ruizen eta bere lankideen kontrako eraso hau

askatzeko exijentzia egiten dugu eta gainera gure elkartasun osoa adierazi denunciamos contundentemente

gallástegui andreak esaten zuen bezala hau sartu genuenetik hainbat gauza gertatu dira tartean besteak beste

hemen legebiltzarrean eta haiek ere kriminalizazio kanpaina bat salatu zuten hezkuntzaren inguruan

giza eskubideen defendatzaileak osasunaren alorrean lan egiten ari direnak dira momentu hauetan israelen partetik bereziki erasotuak direnak eta hori ere ez da kasualitatea eta hori ere irmoki salatu behar dugu

zeinetan berrehun eta hogeita zazpi palestinar erail dituzten tartean hirurogeita lau haur eta gutxienez kazetari bat gazaren kontrako maiatzaren hamarean hasitako

horretaz gain ere israelen hamabi pertsona hil direla salatu izan da zenbakietatik at pertsonak bizitzak eta herri oso baten arnas estua momentu honetan kezkaz

begiratzen dugu palestinara gazara eta espazio hau baliatu nahi dugu gure elkartasuna adierazteko uste dugu une oso egokia dela palestinako herriak estatu aske eta bakean bizitzeko duen eskubide legitimoa aldarrikatzeko eta

eraso eta zapalketa beste behin ere nabarmentzeko esan da palestinara begira gaude kolonbiara

begira gaude kurdistanera begira gaude eta horregatik euskal herrian eta sortu diren hainbat mobilizazioetan parte hartu izan dugu eta parte hartzeko ere gonbite hori egiten dugu bereziki igande honetan aipatutako herrialde

bizitzaren bakearen eta demokraziaren alde hainbat eragilek deitutako mobilizazioetan parte hartzera dei egiten dugu beste behin ere

giza eskubideen defendatzaileak defendatzeko elkartu gara beste behin ere egin behar den aldi guztietan egingo dugu eta kasu honetan

gure elkartasun babes eta berehala askatua izan
exijentzia luzatzen dugu legebiltzar honetatik eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea euzko abertzaleak ipiñazar andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on denori lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on
bueno ez naiz asko luzetuko ez ze azkenean nire aurretik berba egin daurienak ondo azaldu daurie zein den legez besteko honen helburue

eta goitik behera neure egiten dodaz euriek esan dauriezan

juana ruiz kooperantearen atxiloketa salatzea eta bere askatasuna da guzti honen helburue

atxilotzeko galdeketa bat bakarrik egingo eutsielaren aitzakiegaz

erakunde baten partaide izateagatik atxilotu zauriela

hau da israelen ustez legez kanpoko erakunde honek egiten dauen lana

osasun egoera hobetzen laguntzea lehen eta bigarren mailako diagnostiko zerbitzuak eta zerbitzu terapeutikoak emanez eta komunitatean oinarritutako programak ezarriz hau da beharra duten pertsonak laguntzea gerra egoeran daudenen bizi kalitatea hobetzea labur esanda bizitzak salbatzea

egiten diren edozein eraso eta horregatik legez besteko proposamenaren formagaz juana ruíz eta bere kideen askatasuna eskatzen dugu hemendik

baita atxilotutako gainerako pertsonei eta haien familiei

herritarren osasuna hobetzeko egindako lanagatik

legebiltzar honek giza eskubideekiko eta nazioarteko zuzenbide humanitarioarekiko konpromisoa berresten dau eta holan

gure taldetik baita ekimen hau aurkeztu dugun taldeok be bai beste barik eskerrik asko eskerrik asko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

eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandan norbaitek martínez zatón ez euskal sozialistak ez oihana eh bildu ez euzko abertzaleak

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euzko abertzaleak eh bildu euskal sozialistak eta elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

bozketaren emaitza onako izan da berrogei eman dugu bozka hirurogeita zortzi boto alde

gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

egokitzeko neurriak adosteko talde txostengile bat eratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

eztabaida honekin hasi aurretik lehen arretako langile guztiei gure aitortza gure eskertza egiten ari diren guztiagatik eta

gaur dakarkigun ekimena xumea bezain garrantzitsua da

beste modu bat suposatzen du erakundeetan eragileekin adituekin arituekin elkarlanean sakontzea dakar korrespontsabilitatea lehen lerroan ari

abiatuta behar diren egiturak berrikustea egokitzapenak egitea tresnak identifikatzea eta etorkizunari begira jartzean datza

hain agerian utzi duen lehen arretaren premia agendan kokatzea aktore printzipalak direnekin elkarlanean osasun profesionalekin alegia

planteatzen duguna da osasun batzordean lehen arreta garai berrietara

neurriak jasoko dituen txostena egiteko talde txostengile bat eratzea aritu aditu eta eremuko langileen ordezkaritzarekin elkarlanean

jasotzearekin batera dauden desadostasun eta adostasunak identifikatu gutxienez hiru alorretan bai bata azken hamarkadetako

ebaluazioa bi gaur egungo egoera eta

lan hau hiru hilabetetan egitea lehen arreta gure osasun sistemaren bizkarrezur muskulua eta bihotza

delako bereziki pazientearen ikuspegitik bizkarrezurrik gabe nekez egin daitekeelako ibilbidea

osasun sistema osoan zehar bihotza herritarrekiko hurbiltasuna sostengua afektua eta gehiago suposatzen duelako

lehen arretarik gabe gure osasun sistemak taupadak emateari utziko

osakidetzak lehen arretaren muskulu ahul batekin oso urrutira heltzeko zailtasun handiak lituzkeelako baina pentsatzen dugu badela garaia gisa horretako hitz politak uzteari lehen arreta gauza polit guzti horiek direla

ekiteko zikintzeko lokatzetan sartzeko

lehen arretaren parte diren etenik gabeko arreta guneetan lan egiten duten profesionalen eskutik beraiekin elkarrekin bada garaia beraiekin lan egiteko urteetan heldu nahi ez zaien gai horiei heltzeko egiazki entzuteko

zeren hori ez bada egiten hori ez badugu egiten eta jaurlaritzak bizkarra ematen jarraitzen baldin badu ba alferrikakoa izango delako esatea lehen arreta garrantzitsua dela

ez du sinesgarritasunik izango eta orduan zertarako behar dugu lehen arretako zuzendaritzaorde bat zertarako guzti hori ez baldin badugu

legebiltzarrean korrespontsabilitatetik bakoitzak lehen arretaz duen argazkia mahaigaineratu eta hitz egiteko lantzeko negoziatzeko adosteko zeren hemen gauden guztiok bakoitzak bere argazki bat dauka errealitate bat ikusten du ez guk esaterako ondoren aipatuko ditudan

ikusten ditugu baina prest gaude guzti horretaz hitz egiteko

aztertzeko eta guztion artean argazki amankomun bat egiteko betiere lehen arretako profesionalen argazkia premiak lehen lerroan jarriaz beraien argazkiri lehentasuna emanez

guk urteetan desegiten joan den lehen arretako kontzeptua berreskuratzeko edukiz baliabideez jantzi beharra ikusten dugu lehen arreta prestigiatzeko premia ikusten dugu osasun etxeetako zerbitzuak murrizteari eta ixteari uzteko beharra ikusten dugu

baina aztertu beharko litzateke noski ze profiletako profesionalekin egiten dugun baina pentsatzen dugu ausardiaz jokatu beharko genukeela etorkizuneko apustu bat eginez eta arreta komunitarioa eraikitzeko profilak aztertuz gizarte laguntzaileak fisioterapeutak geriatrak psikologoak

abar eta abar lehen arretaren aurrekontua ehuneko hogeita bostekoa izatea eta ospitaleetatik birbideratzea lehen arretara aurrekontua

dauden egiturazko lanpostuak azaleratu eta egiturazko bilakatzeko behin behinean dauden langileak egonkortzeko euren lanpostuetan

bertan lanpostuan egonkortzea langileak lehen arretako ekipoak areagotzea

etenik gabeko arreta guneak ireki eta pandemia aurreko ordutegietara itzultzeko ekipoak osatzea eta

aurre egin beharko diogu pediatrak ere gabezia daukagu eta pediatrak formatzen ditugun bitartean portzierto hemen apustu bat egin beharko litzateke lehen arretan ere mir eta bueno oraintxe sakonduko dut mir eta eirren konpetentziak eskuratzeko ba esaten

pediatrak formatzen ditugun bitartean pediatria zerbitzuari indartzeko alternatibak bilatu beharko ditugu

plazak areagotu behar dira baina ez ditugu konpetentziak eta hau urgentea

lehenetsi eta planifikatu arreta komunitarioa lehen arretan ze asko hitz egiten da asko teorizatzen da baina

eraiki behar dira gizarte zerbitzuekin kirol zerbitzuekin orientazio zerbitzuak indartzeko lehen arretan ikerketa lerroak indartzeko kontsulta presentzialak indartzeko

kudeatzeko goiz eta arratsaldeko txanden artean arazoak konpondu behar dira abar eta abar hau da guk jarriko genukeen argazkia eztabaida horretan mahaigain horretan eta gauza guzti horietaz eta beste batzuez ere hitz egiteko eta hitz egiteko prest gaude eztabaidatzeko eta

esandakoa guk kontu guzti horiek eta gehiago jarriko genituzke baina egia da eztabaidaz harago premiazkoa dela neurriak hartzea premiazkoa oso berandu goazelako eta egia da ere ba osasun sailak orain arte

ez dituela fundamentuarekin abian jarri orain aukera bat duzue gobernua sostengatzen duzuen taldeak gobernuak

aukera bat legebiltzarra eta gobernuaren artean bestelako harreman bat eraikitzeko eta batez ere sektoreko langileekin elkarlanari ekiteko ez ahaztu ez ahaztu pandemiak lehen arretari puntilla

etsita jota ilusio gabe daudela eta oro har osakidetzako langileak ahaztuak sentitzen direla ahaztu ditugula eta hau ez dela bukatzen pandemia bukatzearekin oraindik ere geratzen zaigu pandemia hau bukatzeko baina pandemia ostekoa oso gogorra izango da

besteak beste osakidetzako ateak itxita erdi itxita izan ditugulako osasun mentala

hoberenean aurkituko eta osakidetzako langileak tentsio egoera horretatik

bakarrik erori egingo direlako asko eta asko ez ahaztu ez ahaztu orain arte aurrera egin badugu osasun profesionalen gain esfortzuari esker izan dela eta horri esker utzi diola sistemak ez ahaztu

sartzen diren kontsultara baina ez dakite noiz ateratzen diren eta begira goiko arduradunek lehen arretan etengabe boluntarioak eskatzen ari dira ematen du

ez daukana fondorik eta benga boluntarioak behar ditugu

boluntarioak behar ditugu pcrak egiteko laginak hartzeko lehen arretara boluntarioak behar ditugu txertaketa ekipoak egiteko lehen arretara baina zer gertatzen da lehen arretan

bertan geratzen direnak beraien lana eta besteena egin behar dute ez direlako ordezkatzen eta ordezkatzeko ez dagoelako pertsonalik eta horrela jarraitzen dute lanean egunak joan eta egunak etorri hamabi ordu hamalau ordu tentsioan nekatuak hilabeteetan hilabeteetan eta ez diegu esku bat botako

eta ez gara gai izango lehen arretagatik guztion osasunagatik

hori da gaurko planteamendua e ez da besterik honetarako gai ez baldin bagara momentu honetan zein da legebiltzar honen
maila eskerrik asko ubera andrea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

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi bueno berriro lehenengo arretari buruzko proposamen bat daukagu eztabaidatzeko

eztabaidatu dugula gai honi buruz eta bereziki azken urteotan ikusita lehen arretaren zein izan den garrantzia pandemia honi aurre egiteko

gainera urte luze honetan ere argi geratu dira gauza batzuk zuzendu behar ditugulako estrategia zehatz bat daukagu euskadin indarrean eta guk gure proposamenean

proposatzen dugu estrategia hau berrikustea dauzkagun erronkei aurre egiteko eta

de la mesa eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea

sailburu andrea jaun andreok egun on guztioi osasun sailak lehen mailako arreta indartzeko zer egin duen eta zer egin nahi duen azaldu aurretik esan nahi dizut ubera andrea ez gatozela bat inola ere zure zioan plazaratzen dituzun baieztapenekin

baina ubera andrea ez da horretan geratzen

hamarkada hauetan plangintza bat izan duena bai plangintza bat duena

helburu argi batekin herritarren osasuna eta ongizatea hobetzea egunero milaka pertsona joaten dira osasun zentroetara

beste asko telefonoz artatzen dira arreta emateko beste aukera bat bizi garen errealitate zail honetan

eta sendotasunaren ildo horretan jarraitu behar da lanean eta hor bai nago zuekin bi gauzetan ados una es que el virus

como las condiciones de trabajo de las plantillas eta guzti hau aurrekontuetan islatuz zuen ezezkoa jaso dutenak eta lehen arreta ere sendotzera doazenak

ehuneko lauko osagarria lehen arretako administrarientzat hogeita bat milioi eurotako inbertsioak

lehen mailako arretarako zuzendariordetza espezifikoa eta zeregin

eta azkenik eta geratzeko etorri dena norbera babesteko ekipamenduen eta langileak babesteko hainbat materialen stock estrategikoa sortzea

dagoelarik guztia bi mila hogeita batko aurrekontuetatik lehen arretara zuzendutako esfortzuak eaj eta euskal sozialistak onartu ez balituzte baliabide gehigarri horiek gabe geratuko zirenak beraz

argia ikusita eta azaldutako guztiagatik ez gaur bakarrik azaroko eztabaidan sailburuari eginiko interpelazioetan idatzizko erantzunetan esandakoagatik ez dogu ikusten

pp ciudadanos taldeak eskatzen duen osasun sailak duen lehen arretaren

andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

berrojalbiz andrea proposamen bat ekarri dudala elkarlanerako elkarlanerako proposamen bat ekarri dudala benetan pena ematen dit pena handia ematen dit gurekiko duzuen deskonfiantza eta

baina bai begira guk gauza asko ditugu hobetzeko asko dugu bide asko egiteko baina autokonplazentziak eta hoberenak zaretela etengabe esateak ez ditu herri honetako arazoak konpontzen eta ezta lehen arretarenak eta badakizu zer egiten

ari zaiona ni ez noa ukatzera estrategia bat duzuenik

dagoena baina guk praktikan errealitatean egunerokoan ez ditugu estrategia horretako neurriak ikusi eta portzierto estrategia hori hankamotz jaio zen estrategia horrek ez zuelako

ez duzuelako beraiekin kontatu paperetik haratago neurriak

neurriak eta hor dugu etenik gabeko lehen arretaren egoera

egoera ere lehen arretakoa zena eta portzierto osakidetzako asistentziako zuzendariak esan zuen estrategia bat lantzen ari zela adostasunerako irekita zeudela eta gaur arte inork ez lehen arretako profesionalak ez etenik gabeko arreta gunetakoak inork ez du ezagutzen

begira aurreko urtean ezkerraldean eta bilbon mediku eta erizain faltagatik zortziak arte zegoen ordutegia murriztu zen eta bostak arte utzi zen ekainetik

orain bizkaian ez dago medikurik gipuzkoan ere ez eta erizainik ere ez kontratatzeko eta beraz proposamena da zortziak arte irekita daudenak bostak arte irekitzea

ere jubilazioak ordezkatzeko profesionalik ere ez dago eta zuk aipatu dituzun ehun eta laurogeita hamasei horiek

gipuzkoan ere begira zer gertatzen den gipuzkoako anbulategi batetan zehazki zortzi medikuk lan egiten dute

goizetik arratsaldeko bostak arte bi mediku bakarrik utziko dituzte bi mediku

bostak arte hainbat anbulategietan gipuzkoan

zeintzuk iritsiko diren medikuarengana zer gehiago covid eta txertaketa da

txertaketara osasun lanbideetako beste profesional batzuk bideratzeko farmaziak podologoak guzti guztiak hemen ez

moldatzeko zer gehiago begira iurreta mañaria izurtza aulesti lasarte andoain

joan eta ikusi zer gertatzen den joan eta ikusi zer gertatzen den kronikoak ez dira artatzen kontsulta presentzial bat lortzeko bidea zein den

pribatizatuta eta hori da dugun egoera hori da eguneroko egoera ez dugu pediatrarik

hau ez da pandemiaren ondorioa ez nahastu hau lehendik dator

eta hau erabaki politikoen ondorioa da hau ez da kasualitatea eta hau ez da

hau erabaki politikoen ondorioa da eta orain honi buelta ematea zaila da zaila da eta guk bakarrik ekarri dugu proposamen bat elkarlanerako

beraiek mahaigaineratzen ari dira hainbat neurri mahaigaineratzen ari dira

aurreko legegintzaldian helduen hezkuntzaren inguruan bi aldiz ekarri genuen bi aldiz bozkatzera lehenengoan ez zen onartu talde txostengile bat eratzea helduen hezkuntzaren inguruan bigarrenean onartu zen ppk jarrera aldatu zuelako gobernua sostengatzen duten alderdiek kontra bozkatu

izugarrizko lan polita egin zen izugarrizko lan polita egin zen eta ondorioa izan zen ona ona eta eremuko eragileekin lan egin zen eta iruditzen zait bai aitor urrutia bai josean pastor

lan polita beraz ez dugu ulertzen gisa honetako lanak bideratzeko zein den arazoa zer gehiago

berehala eta zer gertatzen da okerrena ba osasun zerbitzuaren kalitatea jaisten ari dela jaitsi

da osasun profesionalen gain esfortzuari esker baina horrek mugak ditu ze baliabideak behar ditu eta begira

teknologiarik hoberena baina pertsonak pertsonak artatzen dituzte eta pertsonarik gabe ezin dira pertsonak artatu eta osasun sistema behera doa eta bukatzeko

eta herritarrei orain da momentua begirada altxatzeko eta gure osasun sistema publikoa berreraikitzeko
eskerrik asko ubera andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar

mistoak bai zurea da hitza ez du hitzik hartu behar

una excusa para negar esta posible ponencia eskerrik asko hernández jauna sozialistak rico jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea ubera andrea seguru zagoz zuek

seguru esango dizuet eta gaira sartuz gobernuaren eta osasun sailaren apustua lehen arretarekiko argia

eta iraunkorra da apustu eta estrategia bat

aldatzen dena egunero egunero nik ez diot aldatu behar ez denik hori esan dut gainera egunero aldatzen dena profesionalekin gestoreek esaten dutenarekin baina guk hemen zer eztabaidatuko dugu profesionalei

herenegun egin ziren kontaketen arabera hasi zirenetik hiru koma bat

proba egin dira eta eguneko erronka euskadin hamazazpi mila zortziehun eta laurogeita hamar pcr antigenoak barne

txertoa jasotzeko igaro diren ehundaka mila pertsonak

eta ikusiko duzue lehen mailako arreta zerbitzu indartsua izan behar dela egoera zailetan egokitzeko eta eman den erantzuna emateko lan guzti hori aurrera eramateko lehen esan dut eta berriro diot

ondorioak ditu sistemaren funtzionamendu onean baina osasun sailak baliabideak jarri zituen lehenago

jartzen jarraituko ditu milaka langile horiei beren zeregina errazteko

andrea amaitu da eztabaida eta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu gai zerrendako laugarren puntua mozioa

etxerik gabeko pertsonek beren eskubideak baliatu ahal izateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda gonzález andrea

pandemia garai honetan herritar batzuk kezkatuta daude oso kezkatuta daude ezin dutelako bere bigarren etxea aireztatu

oso kezkatuta daude etxerik ez dutelako herritar batzuk kezkatuta daude ez dakitelako udan nora joan beste batzuek ordea ez dute

urrunekoak iruditzen zaizkigu baina zure umea izatekotan

bitasun lazgarri horretan bizi gara etxerik gabeko paisaian herritar asko dauzkagu ez bakarrik arkupe edo zubipetan bizi direnak edo banku edo erostetxe handietan sarreran egunean ematen dutenak honako hauek ere

etxerik erosi ezin duten gazteak etxea galtzeko beldurrez bizi diren familiak etxegabetze lotsagarria jasan dutenak senitartekoekin sine die bizi direnak

etxebizitza ordaintzeaz jatearen artean eta jatearen artean aukeratu behar dutenak zaharren zaintzan dabiltzan emakume etorkinak

gonzález andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa zurea da hitza martínez andrea

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on berriro ere gabeko pertsonei buruzko egoerari buruzko proposamen bat daukagu eta bere egoera bereziki gogortu egin da pandemiaren ondorioak ikusita eztabaida

kontutan eduki behar dugu eusko jaurlaritzak ere pertsona hauei buruzko estrategia bat indarrean dagoela eta guk pentsatzen dugu garrantzitsua dena da ebaluazio edo dagokion ebaluazioa estrategiari

hori egitea eta gero dagokion estrategia berria egitea eta aurkeztea

andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

orain gutxi etxerik gabekoen egoeraren inguruko artikulu bat irakurri nuen berrian

eta esango nuke titularrak bete betean asmatzen zuela askotan esaten dugu

etxerik gabekoez hitz egiten dugunean ez normalean zerbait gertatzen denean bilakatzen da ikusgarri ikusten ez den hori azken hilabete hauetan gertatu den moduan

izan dira gutxienez kalean hildakoak edo eskemak apurtzen dizkiguten irudiak argitara ateratzen direnean esaterako bilbon zubi baten azpian kanpin denda bat eta horren aurrean haur txiki batean aulkitxoa ikusten dugunean baina izeberg baten punta baino ez dira guzti horiek azkenaldian

eta horrela trasladatzen digute horiekin lanean aritzen diren elkarteetako kideak etxerik gabeko zerbitzuetan familiak ikusten ari gara gero eta gazte gehiago artatzen dira zerbitzuetan gazte etorkin asko dago kalean

etxerik gabeko emakumeak ere hor daude baina oso oso ezkutuan

hamabosta dira emakumeak eta bi mila bostean baino bost puntu gehiago eta horietako asko gainera indarkeria

eta asko eta asko etxeetan ari ziren

etorkinak dira mendekotasunak eta osasun mentaleko arazoak asko ari dira areagotzen kalean eta beti bezala

elementu komun nagusienetakoa iruditegiaz haratago beste bi plataformako kidea den joseba gayak elkarrizketa horretan esaten zuen errealitatea

eta gu astiro astiroegi eta zaila da erantzun egoki bat

horregatik ematen ditugun erantzunen bueltan ere inportantea da nire ustez iruditegiez haratago joatea considero que es importante que también vayamos más allá

artolazabal sailburuak esan zuen interpelazioan zenbait erabaki politikok jendea kalean utzi dutela eta ni ados nago horrekin

bizi baldintzak gordinak areagotu egin dituztela gogortu egin dituztela

bigarren olatuaren baitan ezarri ziren euste neurri zorrotzak indarrean sartzean lehen olatuan gertatu ez bezala aterpeak bezalako dispositiboak ez ziren berriz

politiko bat da etxerik gabeko pertsonak kalean utzi zituena como lo

aste honetan bertan legebiltzar honetan eragile sozialek tartean sos arrazakeriakek

arazoak izan dituela poliziarekin hori ere kalean bizi diren pertsonen bizi baldintzen izugarrizko eragina duen erabaki politiko bat da

inportantea da gure burua ez engainatzea inoiz baino pertsona gehiago daude kalean beharrak gora egiten dute eta esan bezala errealitatea

bi mila hemezortzian etxerik gabekoen euskal estrategia onartu zen kalean zeuden pertsonen kopurua ehuneko hogeia murriztea zuen helburu besteak beste

erabat konprometituta dagoen alderdi bateko kide bezala uste dut ezinbesteko dugula

espazio bat irekitzea estrategia prebentibo argi bat izango duen eta koordinatua lurraldeen artean orekatua eta sozialki eraginkorra den etxegabetasunaren fenomenoarekin amaitzeko

politika bat nola artikulatzen dugunaren inguruan hausnartu eta elkarrekin erabakitzeko gai izan behar dugu

sendoago bat egiteko inor atzean ez uzteko asmo hori

hori da tokatzen dena bide horretan aurkeztu genuen guk zuzenketa elkarrekin hausnartzeko eta elkarrekin erabakiak hartzeko

espazio hori sortzeko ahalegin horretan eta batez ere batez ere ahalegin horretan nolabait kontuan edukita kontu honetan batzuk batzuk eta beste batzuk beste batzuk baina erantzukizunak eta ardurak denok ditugula

hausnarketa komun hori egin eta ikasitakotik eta bizi izandakotik salto kualitatibo bat planteatzeko horregatik planteatzen genuen guk datorren estrategia

diferentziatzaile batzuk izan behar dituela ezin dela borondatezkoa izan koordinatzeko elementuak argi bermatu behar dituela

baina horretaz haratago ere gure gizarte zerbitzuen plan estrategiko berriak problematika hau ere jopuntuan izan behar duela eta horren inguruan

lehenetsi behar ziren zenbait elementu tartean kartera horretan etxerik gabekoen pertsona hauei zuzendutako zerbitzu guzti horien arautzea azkartzeaz zentzu horretan eta elkarrizketarako eta elkarlanerako espazio horien bueltan kokatzen genuen guk gure proposamena akordioa ez da posible izan baina uste dut iruditegiez haratago

zenbaterainoko apustua egiteko prest gauden

eta nola artikulatzen ditugun guzti hori guretzat horregatik sinatutako erdibidekoa gobernua sostengatzen duten taldeak eta alderdi popularrak sinatutakoa

zentzu horretan badugu ibilbide bat baditugu ikaspen batzuk

eta zuzentzeko beharrean aurkitzen gara eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

el tiempo nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak díez jauna zurea da hitza

egun on guztioi latzak bizi izan ditugun garaiak eta oraindik ere bizi ditugunak pandemia honek gogor jo gaitu guztiak

osasuna bai fisikoa baita psikologikoa ere lana ekonomia bakoitzak gure etxean sartu behar izan genuen

eta hainbeste hilabete jarraian etxean sartuta egotea gogorra izan zen baina egon zen oraindik ere gogorragoa izan zen beste zerbait etxerik ez izatea

ari naiz eta garrantzitsua da azpimarratzea etxegabetzeei buruz aritzerakoan oso kontzeptu zabala dela

adierazten du oso tipologia ezberdinak daudela kalean bizi direnak aterpeetan bizi direnak edo adibidez etxe ez seguruetan bizi diren

covid hemeretziak bi modutan eragin die etxegabeei alde batetik pandemia heldu zenean jada etxegabeak ziren pertsonen bizi baldintzak okertu egin zituen estigmatizazioa babes falta eta kasu askotan lurpeko ekonomian ere egiteko aukera hori

beste alde batetik osasun krisiak eragindako krisialdi ekonomikoak ere etxegabe bilakatzeko

eta mundu osoan izan zuen eragina gaixotasun honek eta gure herria ere jo zuen gaixotasunak eta guk egin behar dugun galdera da nola jardun zuten gure erakundeek

gobernuaren jarduna ebaluatzerakoan eta garrantzitsua da gobernuaren jarduna ebaluatzea bi direla kontuan izan behar ditugun eragileak ez alde batetik nola zegoen gobernua prestatuta eta beste aldetik nola erantzun zion gobernuak

más realista y más adecuada eskerrik asko eskerrik asko díez jauna

eskerrik asko gonzález andrea mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldeak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko legebiltzarburu andrea nik

eta zuk ariketa interesgarri bat proposatu diguzu esaten zenuen aztertu dezagun

eta nola erantzun duen eta errealitatea da bi mila hemezortzian

etxerik gabekoen euskal estrategia sinatuta izanda ba pandemia iritsi zenean eta

guk askotan esan dugu atril honetan pandemia honek edozein babes sistema tentsionatuko zuela eta kinka larrian jarriko zuela

gureak ez duela lehen asaltoa ere iraun

eta sistema horrek dituen gabeziak eta hutsuneak oso agerian geratu direla eta etxerik gabekoen atentzioan hori oso agerian geratu da horregatik horregatik

ez zeuden karteran ezarritako zerbitzuak garatuta ez daude de hecho legedia ere ez dago garatuta sei urte pasa dira

eskubide subjektibo bat direnek onartuak direnek eta hamabi legetik eta ez daude garatuak ez daude definituak ere eta ez daude gobernu honen

etxeko lanak egin gabe eta beharrezko garapenik gabe horregatik

presaka artikulatu behar izan zen koordinazio talde hori hirugarren sektorearekin y claro que

zuk esaten zenuen erabaki batzuk eragin positibo bat izan dute eta beste batzuk negatiboa eta bai eta nik ere esan dut covidaren

baina lau oldarraldi izan ditugu eta bigarrenetik aurrera eta nik galdera bat egin nion hemen kontrol pleno batean artolazabal sailburuari

oldarraldi horretan etxerik gabekoen pertsonak babestu ahal izateko

nazio batuetako begiraleetako bat etorri zela hona eta esan zuela covidaren

lehenengo frentea edo lehenengo trintxera etxebizitza zela eta esan zidan aztertzen ari zirela eta atzo jasotako erantzun batean oraindik aztertzen ari dira

puntualak ez badira eta nik aipatu ditut batzuk hemen adibidez donostiako udalak lehengo egunean iragarritakoa eta horregatik esaten dut ez bakarrik gure udalek martxan jarritakoak eta zuk aipatzen zenuen zenbait gobernuek hartutako erabakiek izan dute intzidentzia bat pertsona hauen bizitzan onartu dezagun

eta beste udalek hartutako erabakiengatik eta ez hartutakoengatik ze askotan erabakiak ez hartzea erabakiak hartzea da horrek ere intzidentzia bat

ba reafirmatu egiten naiz nire emendakinean egiten zen proposamen horretan eta zen

arteko hausnarketa espazio hori irekitzearen behar horretan eta jakin nahiko nuke

gure proposamenak gure proposamenaren ze puntu ez den eraikitzailea zein ez den eraikitzailea eta zein ez den errealista

egin beharrekoak ziren egin beharrekoak ziren eta ikasitakoetatik lortutako irakaspenetik proposatutako proposamenak

bizitakoa eta gero ikasitakoa eta gero eta plan bat dagoeneko agortuta iruditzen zait

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak díez jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea kortajarena andrea ba arrazoi duzu ez da laguntzea da jendearen bizi baldintzak hobetzea

baina horrek ez du aldatzen guk pentsatzen duguna edukiaren partetik gu ere reafirmatzen gara guk ere berresten dugu gure iritzia jarraitzen dugu pentsatzen gobernuak egin beharrekoa egin zuela eta

eskerrik asko eskerrik asko díez jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu
elkarrekin podemos ezker anitzak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ikertzaile berriak

ebazpena talde proposatzailearen txanda popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

muchas gracias eskerrik asko gil jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen

legez besteko proposamen honetan iruditzen zaigu guri ertz desberdinak lantzen direla eta horregatik iruditzen zaigu gainera enfokea zeri eman nahi diogun zehaztea garrantzitsua dela eta eztabaida berezituak exijitzen dituzten bi gai plazaratu direla

lehenik eta behin adierazi behar da gobernuko alderdiek eta guk soilik aurkeztu dugula osoko zuzenketa eta denbora honetan gainera erdibideko proposamen edo

jarri dela baina guri iruditzen zaigula gauza desberdinetaz hitz egiten ari garela eta horregatik

ez dela posible izan hala ere badakigu bi osoko zuzenketak ikusita iruditzen zaigu behintzat badaudela puntu komunak alde batetik fondoko helburuan bat egiten dugulako hau da ikerketa eta garapenari eman behar zaion balioa handitu egin behar dela eta ikerlariei ere ondorioz

beste puntu batzuk komunean izatea behintzat horregatik iruditzen zaigu gainera aurrera

hauek egiteko aukera gehiago izango ditugula eta materian sakonduz esan bezala guretzat bi gauza desberdin planteatzen dira gaurko proposamen honetan edo hobe esanda bi ertz desberdinetatik egin daiteke

kontua daukagu kasu honetan badakigu eusko jaurlaritza zientzia teknologia eta berrikuntzaren atalean plan estrategiko bat

hemendik gutxira eta uste dugu gaurko eztabaidaren puntu garrantzitsua horixe bera dela

eta arlo honetan badakigu gaur gaurkoz ez dela nahikoa dagoen panorama onartzearekin jatorrizko proposamenean adibidez europarekin konbergentzia proposatzen zuen

eta barne produktu gordinaren inbertsioan hain justu eta guretzat helburu hori apalegia da eta ikerkuntza eta garapenean gehiago inbertitu behar dela defenditzen dugu eta guretzat helburua edo objektibo hori ezin da izan mugan egotea mediarekin konformatzea ez dela nahikoa iruditzen zaigu eta bueno hau zerbait konplexua izanik ez zaigu iruditzen halako eztabaida batean

eztabaida eman behar denik beraz aurreragoko plan estrategiko hori oinarri hartuta lanketa berezituak planteatzea iruditzen zaigu egokiena datorren asteetan ere izango dugulako aukera horretarako eta garatu beharreko bigarren ertzari dagokionean ba hemen ikertzaileen predoken doktoregaien

ikerlari guzti horien pertsona guzti horien oinarrizko baldintzetaz ere hitz egin behar dugu eta batez ere hitz egin behar duguna da pertsona horiek sufritzen ari diren lan baldintza eskas horietaz eta ondorioz ikerketa baldintza eskasak nola

gure herrian zientziaz ari bagara gure ustetan zientzia lehen lerrora ekarri behar da

sakondu egin behar da uste dugu ezin dela alde batera utzi ikerkuntza garapena eta berrikuntzaren arloan lanean dabiltzan langileen lan baldintzak

parametroetatik erabat aldentzen direla gaur egun eta behin baino gehiagotan aipatu dugu parlamentu honetan ere eta aukera izan dugu adibidez eusko jaurlaritzako

guzti horien baldintzak duintzeko soldata igotzeko eta ez zen posible izan duela hilabete batzuk baina aurrerago ere iruditzen zaigu honetan sakondu behar dugula hau delako oinarrizko

berdinetan ematea iruditzen zaigu beharrezkoa dela

ikerketaren kalitatea jarri behar dugula eta horretarako ikerlarien lan baldintza duinak bermatzeko mekanismoak ezarri behar direla esan gabe doa noski

eta aurretik ere aipatu da atril honetatik ni oraintxe bertan

guretzat galdera oso serioa da nola liteke hain orokortua egotea eta zoritxarrez errealitate bat izatea muturreko prekarietatea arlo honetan

irakasle izateko prestaketa lanetan ari diren horien bizitzak edo ikerkuntza garapena eta berrikuntzaren ikerketan lan oparoa

prekarietatean eta baldintza miserableetan gauzatzea guretzat egiten duten esfortzuaren tamainako erantzun bat eman behar zaie nahitanahiez eta instituzio publikoek hor egon behar dute eta gainera tamainako erantzun horretarako

ez dela ez dela nahikoa legebiltzar honetan eta orokorrean esango nuke politika instituzionalean izugarri erabiltzen da país puntero edo halako kontzeptuak erabiltzen dira ba ez da posible guretzat puntako lana burutzen ari diren ikerlariek

eskainiko dizkiguten pertsonek herritarrontzat ekarpen zientifiko garrantzitsuak egiten ari diren pertsona horiek baldintza hauetan lan egin behar izatea eta euren lanak inolako prestigioa ez sozialik

guretzat herri bezala erantzun bat eman behar zaie eguneroko ekarpen akademiko eta soziala egiten ari diren pertsona hauei eguneroko

ahalegin horrek bere fruituak eman behar dituela ere ikusi behar dutelako eta guretzat prestigioa ez da aitortzen gaur egun eta prestigioa

moduren batean ekintzekin ere erakutsi behar da eta gaur egun aitortza hori ez da erreala horregatik uste dugu herri bezala konpromiso bat daukagula

eta gaur gaurkoz atzean utzi ditugula eta gainera ikusten ari garela bide oso lazgarriak bizitzen dituztela oso gogorra dela ikerlari lan guzti hori oso bakartia dela eta tristea dela eta gainera tartean lan baldintza

bihurtzen dela bide hori jatorrizko ekimenean ikusi dugu arazo bat edo guretzat eta behin baino gehiagotan ere atril honetatik esan dugun zerbait enpresentzat pizgarriak ematea inolako baldintzarik gabe guk ez dugu ikusten eta horregatik hain justu jarri dugu mila berrehun euroko oinarrizko soldataren minimo

guretzat ezin direlako pizgarriak eman inolako mugak edo baldintzak ezarri gabe eta baldintza horiek ezartzen ez baldin badira behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala ba iruditzen zaigu prekarietatea moduren batean finantzatzen ari garela eta

beraiek oinarrizko lan baldintzak oinarrizko ikerketa hori aurrera eramateko oinarrizko baldintza horiek ez direla errespetatzen kasu askotan eta ikasle eta

ditugula ez baldin baditugu ondo zehazten zer nahi dugun eta batez ere zer baldintza izatea nahi dugun ikerlari guzti hauek eta gainera konturatu behar dugu eta niretzat hau oso garrantzitsua da ikasle asko eta

badakigu forma asko daudela ikerketa mundura salto egiteko baina uste dut gaurko gaiarekin zuzeneko lotura edo zuzeneko zerikusia duela jakiteak

sentsazio hori zein den askotan esan dugu gure belaunaldiko gazteek gezurra esan zigutela behinola ikasteko esan zigutela ondoren lanik ez izateko ba panorama horretan etorkizunik ez

eta unibertsitateko bidea amaitzen ikusten dugunean asko eta asko gara ikerketaren ateak zabaltzea erabakitzen dugunak edo behintzat hori planteatzen dugunak

ikerlari izateko beka publikoak adibidez eskatzen dabiltzan ikasleak unibertsitateko ikasleak baina ikasle horiek adibidez badakite zer dagoen

badakite lanegun amaigabeak izango dituztela eta ondoren inork bermatuko ez dizun lan bat egiteko intentzioarekin hasiko zarela ikerketa hori burutzen

inguruan geroz eta jende gehiago daukadalako ikerlari izateko bide hori garatzen

modu duinean bizitzeko esperantzarekin zoritxarrez edo prestigiatuak izango direnaren esperantzarekin ikerlari hauek gehienek pasioz bizi dute ikerketa prozesu guzti hori eta badakite dena aurka izango dutela baina hala ere bide hau egiten hasten dira

egoerak hala behartuta egingo dute bide hori beste batzuk hala aukeratu dutelako eta aukeraketa hori egiteko baldintza materialak badituztelako baina guretzat hemen pasioa behintzat ez da exijitzea zilegi den gutxieneko hori guretzat exijitzea zilegi den gutxienekoa kasu honetan lan baldintza

ikerlarien aldeko apustu sendo bat egin behar dugu besterik ez eskerrik asko

nada más muchísimas gracias eskerrik asko pérez andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on

gaurko eztabaidan talde guztion artean askoz ere topagune gehiago aurki ditzakegu

bat gatoz ikerketa garapen eta berrikuntzako inbertsioak eta gastuak gure enpresa eta gure ekonomiaren lehiakortasunerako

uste dugu erabakigarria dela inbertsio horiek krisialdien mende ez egotea eta egoera ekonomikoa edozein izanda ere ziurtatzea bat gatoz euskadi

nahiarekin eta espainian erreferente izaten jarraitzeko nahiarekin eta bat gatoz ikerketa garapena eta berrikuntzaren erdigunean ikertzaileak izatearekin

urteak daramatzate arlo ezberdinetan lanean gizartearen ongizatea hobetzeko asmoz ez soilik osasun arloan baita industrian hezkuntzan kulturan artean

akademikoan industrialean gobernuetan edota erakunde pribatuetan ezagutza bilatzeko gertaerak edo erlazioak argitzeko ikerketa zientifikoan oinarrituriko proiektuak

ikerketa eremuak anitzak direlako eta jardueren praktikan denen artean ezberdintasun esanguratsuak daudelako

eta zientzia teknologia eta humanista terminoetan garatu nahi duen gizarte batean

edozein motatako aplikazio praktikoak ez izan ditzaketenak

ikerkuntza garapena eta berrikuntzako arloko inbertsioa funtsezkoa da aurrerapen teknikorako teknologia hobea lortzeko eta gizarteak aurrera egiten jarrai dezan izan ere hobekuntza teknologikoek herrialderen produktibitatea handitzea ahalbideratzen dute baliabide gutxiagorekin gehiago ekoiztu dezakegu beraz beharrizan gehiago asetuko ditugu eta gure bizi kalitatea handitu egingo da eta hori guztia esan ondoren

oinarritzen baita gure zuzenketa eta baita pp ciudadanos taldearekin lorturiko erdibidekoa ere

bigarrenean ikerketa eta garapena eta hirugarrenean berrikuntza herrialde batek bere bizi kalitatea handitzeko ezinbestekoa da hezkuntzan inbertitzea

era berean ezinbestekoa da herrialdeak ikerketa eta garapeneko arloko inbertsioak babestea

funtsezkoa da berrikuntza gauzatzeko eta hobekuntza horiek merkatuetan sartzeko prest dauden enpresak egotea

apustua irmoa dela eta horrela jasota aurkitzen da bi mila hogeita bateko aurrekontuetan non berrehun eta hamar milioi euroko laguntzen programa

sailburuordetzak eta ez hori bakarrik berpiztu programaren bosgarren konpromisoak ondorengoa dio ikerketa garapena eta berrikuntzarekiko konpromisoa da inbertsio publikoa urteko batez bestekoa ehuneko sei areagotzeko euskadi berrikuntza gune europarra izan dadin eta trantsizio globalei aukera moduan egin dakien horrek programa horretan bi mila hogei bi mila hogeita bosterako ekonomia suspertzeko bigarren politikan irakurri dezakegu bi mila bostehun eta hamabi

berriri bultzada emango zaiola eta finantzaketa ematea aurreikusten dela

osasuneko ikerketa eta garapen proiektuen laguntzetarako

halaber aldarrikatu behar dugu pertsonak daudela ikerketa garapena eta berrikuntzaren jardueren erdigunean eta ikertzaileak direla gizartearen ezagutza areagotzeaz arduratzen direnak dilemak konpontzen dituztenak erronka berrien ziurgabetasuna edo adierazpen mekanismo berrien

horri zuzendua da gure erdibidekoaren bigarren puntua egun jaurlaritzak eskaintzen ditu hainbat programa talentu zientifiko edota teknologikoari zuzenduak batzuk hezkuntza sailaren eskumenak direnak esaterako programa perez andreak ere aipatu duena eta hemen geldiune bat egin nahiko nuke gogoratu bi mila hogei urtean

hamalau euskal herritarrak ziren eta hurrengo lau urtetan beste hogei beste ehun gehitzeko konpromisoa adierazi duela gobernuak

eskatzen zenuen aitortza asteartean bai lehendakariak eta bai bildarratz sailburuak beste batzuen artean aitortza egin zien

ikertzaile guzti hauei doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programak ikertzaileen hobekuntzarako doktoretzako ondoko programa ikermugikortasun programa programa ikasiker bekak

hezkuntza sailaren eskumenak eta ekonomia garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak ere badauzka laguntzak bikaintek industria doktoretzak egiteko eta enpresetan ikertzaileak kontratatzen laguntzeko programa

eta hauek eusko jaurlaritzak ematen dituenak dira baina lehen esan dudan bezala gure zuzenketan euskal eragile publiko eta pribatu

eta egia da arlo honetan gainontzeko euskal erakunde publikoak ere laguntzak eskaintzen dituztela eta ez naiz banan banan azaltzen hasiko baina norbaitek beraiei buruz jakin nahi badu euskadi bi mila hogeita hamar zientzia teknologia eta berrikuntzako planean

baina ez garrantzi gutxiagorekin gure erdibidekoaren hirugarren puntua

aukera eskubide eta betebehar berdintasuna bermatu ahal izateko egia da urtez urte emakumeen presentzia handituz dihoala

ikertzaileen ehuneko hogeita hamasei koma zortzi emakumeak ziren

baina gure ustez hori ez da nahikoa oraindik badaukagu bide luzea egiteko orain pare bat aste osoko bilkura honetan

hitz egin zen eta argi geratu zen hainbat eta hainbat izan direla zientzia eta baita teknologia munduan ere adituak izan diren euskal emakumeak

dugun beste helburu bat zerrenda hori handitzea da euskal ikertzaile emakumeak
izatea eta erronka horretan denon inplikazioa ezinbestekoa da eskerrik asko eskerrik asko zabala andrea

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos

gracias eskerrik asko gil jauna

guk gaurko honetan erdibideko proposamen honetan abstentzioa bozkatuko dugu

ez dela nahikoa proposatzen dena eta batez ere hemen entzun ditugun hitzak

ez direla guztiz egia berrikuntza altuko

gaudenik ez da egia eta planteatzen dena da

eta ikerketa eta garapena eta berrikuntzaren kasuan ere gainbeheran doa barne produktu gordinaren ehunekoari dagokionean

gaude eta horregatik ere iruditzen zaigu gaur hemen entzun ditugunak ez direla nahikoak eta horregatik ulertzen dugu ezin diogula jarraipena orain arte egin den honi guretzat ikerketa berrikuntza eta garapenaren helburuan ezin da ukatu

hiru horretara iristeko helburu hori behintzat markatu behar dugula guk ere eta ehuneko bi horretara hemen aipatu dena eta proposatzen zen hori iruditzen zaigu gutxiegi dela

gehiagora behintzat aukera hori izan behar dugula edo behintzat hori planteatzeko ausardiaz jokatu behar dugula planteatzen ez baldin bada ez delako sekula egingo eta gero alde batetik entzunda hemen prekarietatearen inguruko diskurtso bat gazte prekarietatearekin zuzeneko lotura duena ikerlari gehienak

direnean hasten direlako ikerketarekin baina ikusten da argi eta garbi ikerketa mundua ikerkuntzaren mundua ere

izugarrizko hedapena dakarrela ba zure bizi baldintzen okertzea urte askotan zehar ematen delako

asko inbertitzen dela edo asko inbertitu beharko litzatekeela eta gauza bat eta beste baina egunerokoan ikusten ari garena da ikerketa mundura salto egin dutenak izan ministeritzak emandako beka batekin izan eusko jaurlaritzaren bekarekin

berdina kobratzen dutela antzekoa kobratzen dutela eta egunerokoari aurre egitea oso oso zaila dela eta hemendik ere galdetu da eta galdera horri erantzuna emango nioke ere ea badakigun zenbat kostatzen den tesi doktoral bat egitea ba zoritxarrez gaur egungo ikerlari askok

erremediorik eta iruditzen zaielako behintzat aukera bat izan daitekeela baino lau urte horietan sufritzen dutena eta gainera pandemia egoeran izugarri areagotu da sufrikario hori bakardade hori ba bueno uste dugu behintzat lan baldintza egoki batzuekin prestigioa emanez

behintzat errazagoa izango litzatekeela bide hori jorratzea bide horri baietz esatea ere askotan ezetz esaten delako eskaintzen dena

eta uste dut aipatu dela ere gauza askotan ados egon gaitezkeela

hobetzera ikerlari guzti hauena eta behintzat goazen esfortzu bat egitera baita ez soilik itxaron eta hurrengo urteetara edo hemendik urte batzuetara egon daitekeen x egoera batetara

eusko jaurlaritzak kasu honetan medioak baditu horretarako horregatik iruditzen zaigu hemendik egiten diren ekarpenak edo behintzat

eztabaidatuko baldin bagenitu eta benetan lan baldintza duinen eta kalitatezko enpleguaren hainbestetan aipatzen den kalitatezko enpleguaren bidetik kokatuko bagenitu ikerlari hauen bizitza hobetuko genukeela eta benetan prestigioz ari baldin bagara goazen prestigiatzera
merezi duen lan eta bide oso bat besterik gabe eskerrik asko

sozialistak pérez andrea pérez andreak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko legebiltzarburu andrea berriro bueno lehenik eta behin eskertu

tonuagatik eztabaida honetan eta bigarrenik ez dakit bai eh bildu eta bai

eztabaidaz erratu nahi zen gaurko eztabaidari eta saez de egilaz andrea zurekin izan dudan hartu eman laburrean komentatu nizun

kontratatzea sustatzeaz ari gara ez gara ari

iragan den azaroan hezkuntza batzordean eztabaidatu genuen eta bertan hartu genuen erabaki bat baita ere

esan diguzu esan duzun bezala gu zuengana zuzendu ginen baita ere ba erdibideko bat lortzeko

ikusi dugun bezala adostasun topagune gehiago izan ditugula desadostasunak baino

dela posible barne produktu gordina aipatzen ez genuelako eta orain ere esan duzu barne produktu gainbeherarekiko portzentajea gainbehera doala baina eske gainbehera doana barne produktu gordina da momentu honetan

inbertitutakoa gutxiago izango da guk proposatzen duguna baino eta honi erantsiko nioke

kontuan izan behar dela lorturiko emaitzen kantitatea eta kalitatea ere bai beraz

eta nahi izanez gero ba hemen pazientzia badugu eta hemen izango gaituzue bidelagun izateko hala eta guztiz ere pozten naiz

herrialde aurreratuenetan ikerketa garapena eta berrikuntzako inbertsioen finantzaketa nagusia enpresen eskutik datorrela

inbertsioak sustatzeko tresna dela beraz ezinbestekoa da enpresen ikerketa garapen inbertsioa bultzatzea batez ere enpresa handiek egin beharrekoa

gaitasun aurreratuko langile adituak kontratatu ditzaten sustatzea

erkidegoan berrikuntzan garapenean duen ahulezia gainditu behar dela eta bereziki enpresa txikietan jarri behar dela arreta horrek baitira ahulezia handia erakusten dutenak

gainditzeko enpresen arteko lankidetza indartu behar da berrikuntza babesteko programak indartu sinplifikatu eta eskuragarriagoak egin behar ditugu las

ari diren gaixotasun arraroen familiei zeintzuk batez ere

ere pentsatzea eskatzen dietenei eta utziko didazue

gogora ekartzen nire herriko derioko gure señeak elkartea

jada ez daude gurekin baina beste hainbat familia borrokan jarraitzen dute edo sondikako alain eta aitor anaiak gaixotasuna pairatzen dutenak edota nire ikastolako lagun on baten arreba amaia amatxo borrokalaria espero dut

gure babesa eskaini nahi diet eta gure konpromisoa gure eskumenen arabera lanean jarraitzeko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko zabala andrea elkarrekin podemos

euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bateria elektrikoen ekoizpenerako gigafaktoria bat instalatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda otero jauna

kaixo eguerdi on guztioi gaur arratsaldeko zazpietan zallan

azken agurra edo emateko hitzordua deitua dago eta nik ere hemendik eta uste dut guztion izenean

banatzen dugula banoa harira duela hiru aste egin zen interpelazioaren ondorioz dator gaur proposamena orduan

ekoizpenerako fabrika bat instalatzearen beharraz aritu ginen eta tapia sailburuarekin aritu nintzen diagnostikoa nahiko konpartitua zen eta

ditut gaia garrantzitsua da ze automozio sektorea estrategikoa da euskal herrian enplegu sortzaile nagusietakoa da hirurehun enpresatik gora

enplegu zuzen daude beste horrenbeste atzerrian zeharka lortzen duen lana itzela da

hogeia suposatzen du datuak handiak dira eta korrelazio bat badago gure oparotasuna automozioaren pisuaren artekoa datu bakar bat uztearren araban arabatik atera gabe barne produktu gordinaren ehuneko hogeita zortzia automozioarekin

eta menpekotasun bat ere badugula esango genuke eta hau ez da nolanahiko kontua ze automozioaren sektorea azken ehun urteetan egon den eraldaketarik sakonenean murgildua

erronka teknologikoa eta erronka klimatiko energetikoa hain zuzen ere automozioaren erronka digitalaren inguruan ez gara arituko baina hor daude konektibitatea ibilgailu autonomoak fabrikazio aurreratua osagai aurreratu berriak eta abar eta abar

auto partekatuak mugikortasuna zerbitzu gisa eta abar eta badakigu guztiok dakigu honek gure industrian inpaktu handia izango duela eta aukerak ekarriko dituela eta arrisku batzuk ere bai eta laburki esatearren nolabait ere espezialistak izan gara arlo batzuetan eta orain aldaketa handiak egin behar ditugu joera berrietara

beste erronka nagusia larrialdi klimatikoa eta trantsizio energetikoari lotuta dago atera berriak dira ihoberen azken datuak azken emisioen inbentarioa bi mila hemeretzi

garraioa da isurtzaile nagusia gure herrian ehuneko hogeita hamabosta emititzen dugun herena baino gehiago garraiotik dator eta kezkagarria da oso garraioak egiten dituen edo eragiten dituen isurien kontua

produktuetan hau da ibilgailuetan eraldaketa bat ematea hau da isuririk gabeko ibilgailuetara eta hori dagoeneko

nahiz eta ibilgailu astunetan oraindik prozesua hastapenetan baldin badago ere oraindik zein den gailenduko den teknologia argi ez badago ere uste dut ibilgailu arinetan eraldaketa dagoeneko azelerazio prozesu batean sartu dela eta batik bat ibilgailuen elektrifikazioaren eskutik etorri dela joera hori geldiezina da eta dagoeneko motore termikoen amaiera datak ematen hasiak dira herrialde desberdinak

onartu berria den estatuko klima legeak ere esaten du

urtean hau ez da bihar baino plangintzak gaur egin behar ditugu eta erabaki estrategikoak gaur hartu behar ditugu

fabrikante gehienak eskaintza elektrikoa indartzen ari dira iragarpen desberdinak egin dituzte eta kotxe marka gehienak moldatzen ari dira eta ez da

ezin du geratu baterien ekoizpenen prozesu honetatik kanpo eta gauza asko

ekosistema industrial garatua daukagu sektorean balio kate osoan enpresa liderrak baditugu mugikortasun elektrikoan ezagutza eta gaitasuna

eta beste hainbat bezalako europa mailako ikerketa zentro punteroak ditugu esan bezala azken belaunaldiko baterien inguruko ikerketa sendo bat daukagu eta orube erabilgarriak ere ze terreno asko kontsumitzen dute baditugu edo araban badugu bederen eta iruditzen zaigu ezin dugula utzi aukera hau

guk bi mila hamasei urtetik esan nuen bueno ba gigafaktorien lehendabiziko kanpai hotsak entzuten zirenean honen atzetik joan behar genuela esaten genuen bai alemanian bai suedian errealitate bihurtzen ari dira eta iragartzen ari dira proiektuak europako hainbat herrialdetan eta bi mila hamaseian argi baldin bagenuen proiektu hauen atzetik joan behar genuela

dela lortzea eta horregatik europako funtsen testuinguruan proiektu estrategikoen hausnarketa egin dugunean

lehentasunezko proiektua ez zela esan genuen eta esan genuen baita ere araban dauden ezaugarri propioagatik ba araba zela kokaleku aproposena ezta badakigu eta jaurlaritzak hala aurkeztu zuen

proiektua eta iruditzen zitzaigun guztiok

proiektu hauei bultzada bat ematea inportantea zela eta ez bakarrik bultzada ematea baizik eta azpimarratzea

baizik eta hainbat zehaztapen ezartzen saiatzea ezta horregatik aritu gara

egindako proposamenetik abiatuta erdibideko bat lotzen saiatzen eta nik

azaldu aurretik eskertu nahi dut bai gobernuaren eta bai pse eta eajren disposizioa nik mikel arruabarrenari pertsonalki egin nahi diot berarekin aritu naiz harremanetan

eta genuen helburuak betetzen direla ezta horrela esaten du hau da bultzada bat babesten du legebiltzarrak ikerkuntza eta garapenean

esparruan eta bereziki belaunaldi berriko baterietan eta iruditzen zaigu

beste puntu bat da jaurlaritzari eskatzea sustatzea herrialde honetako ahalegin publikoa eta pribatua bateratuz

azken belaunaldiko baterien eskala handiko ekoizpen zentro bat eraikitzea ekonomia zirkularraren printzipioetan oinarritua eta horrek guretzako zer esan nahi du bada esan nahi du ekodiseinutik birziklapeneraino

ibilgailuetan integrazioa bilatzea baterien bigarren bizitza bat lortzea materialen errekuperazioa eta birziklatzea

litio bezalako gai kritiko batekin

hemendik eskatuko diogu bai jaurlaritzari foru aldundiari arabakoari eta gasteizko udalari

egin behar diren egokitzapenak egiteko parke teknologikoa handitu behar da europako funtsen tramitazioak eskatzen duten

har dezaten etorkizuneko baterien ekoizpen zentroa eta zentzu honetan guk ere gure neurrian konpromisoak ere hartzen ditugu hori bete dadin eskatzen dugu baita ere edo babesa ematen diogu

bilatzeko barne next generation europar funtsak eta baita ere eusko jaurlaritzak proiektuaren kapital sozialean parte hartzea apustu hori bermatzea proiektuaren errotzea eta interes orokorra bermatzeko eta sustatzeko iruditzen zaigu azken

kapital sozialean parte hartuz konpromiso hori ere lortu da eta interesgarria iruditzen zait eta azkenik herri honetako erakunde publikoei eskatzen zaie eskatzen die

lan egitea gure lurraldean dauden automobilgintza sektoreko enpresa nagusiak proiektuan inplika daitezen lortzeko

baina inportantea iruditzen zaigu mercedesekin saiakera bat egitea eta inkluso esango genuke

gero gure gigafaktoria beste kontsortzio handiago baten baitan egoten den eta

elkarlan hori sustatzea inportantea da nik hor ez dakit badakit hor zalantza batzuk daudela beste alderdi batzuen artean

nik animatzen zaituztet animatzea iruditzen zait honek nolabait ere proiektu honekiko jaurlaritzari zoru bat jartzen diola

konpromiso bat datorrela eta ez hori bakarrik baizik guztioi eskatzen digula konpromiso bat konpromisoak ipintzen

proiektu hau defendatu beharko dugu eta hainbat egokitzapen aldaketa edo dena delakoak egin beharko ditugu posible egiteko hirigintzaren partetik edo kasu finantzazioaren aldetik iruditzen zait

eta guztiok gurea egiten baldin badugu proiektu hau aukera gehiago izango ditugula egikaritzeko egia

eskerrik asko eskerrik asko otero jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

egun on otero jauna ezin hobeto ez

dialektikoki bi plano egoten dira politikan bata

bigarren plano horri errealitateari lotuago gaude gobernuan gaudelako zuek oposizioan egonda fantasiari edo ebokazioari

lehenengotik bestera bigarrenera fantasiatik errealitatera pausoa ematen duzunean ba bueno hor zailtasunak edukitzen duzue

kasu honetan konpromiso bat hartu duzue ez genuena guztiz

miñanoko parkea hainbat alditan saiatu izan gara zabaltzen eta hor oposizio guztiaren kontrako bozka

enpresa batzuk daude zuen oso gustukoak ez direnak baina

konpromisozko ariketa bat egin duzue eta nik hori ospatu egiten dut eta uste dut zuek ere dinamika horretan irabazi egiten duzuela inportantea

inportantea ere proiektua bera indartzeko baina badago kontsentsu politikoa baino are indartsuagoa den puntu bat eta hemen beste aukera aipatu duzuna eta energigune gure artean edukitzea bi mila hamaikatik aurrera

energigune da proiektua posible egingo duen giltza porque más allá

eta eztabaida beti termino berdinetan ematen da eta

errotzea lotzeko enpresen errotzea lotzeko egin behar duena dela

eta gure eredua gaurkoan ikutzen ari gara eta da

zentroak gure herrian eduki enpresak gure artean izateko nahi dutelako

beraz gure tresnak errotzea indartzeko dira ikerketa zentroak bultzatu hezkuntzari

eta auzolanaren eta esfortzuaren balioak sustatu eta zabaldu gizartean hau da lehen esan dudan moduan ekosistema indartu eta

da oso proiektu polita basquevolt hor datorren proiektua da oso proiektu ederra eta da

erabaki beharko duena bere interesen arabera baina

minerala ekarri miñanon ikertu den guztia aplikatu bertan

dago negozioaren parterik jugosoena aberastasunaren eta

margeni dagokionez eta gero gure anaia nafarrei eroan

eta saldu eta behin salduta berriz tafallara eta berriz hor

ere egin dut azaldu nahi dugu edo azaldu nahi izan dudan tesia da balizko gigafaktoriaren eraikuntzaren lehenengo harria orain dela hamar urte jarri zela

bateriak ikertzen dituen zentroa orain dela hamar urte miñanon ezarri zenean eta

ikerlan eta ikerketa lan mardula egin du ikergunek orain aplikatu ahal duguna ez bakarrik enpresaz enpresa baizik eta

honetan eta begi onez eta spatu egiten dugu

adostasun honetan ikustea basque volten estrategiaren barruan

lanpostu sortuko dituen proiektu ilusionante honen egikaritzean eskerrik asko
eskerrik asko arruabarrena jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa

erantzunen txandan otero jauna zurea da hitza

arruabarrena jauna maría isabelek esango lukeen moduan

eolikoa eta errealitatea aipatu dituzu errepasatu ezazu bakoitzak daukan posizioa hitz egingo dugu nahi baduzu hemendik urtebetera edo bi urtera eta ikusiko dugu errealitatetik gertuago zein dagoen nik dudarik ez daukat ez zaudete errealitatetik gertu eta beste ñabardura txiki bat

eta hemen sartu direla diozu ez guk ez ditugu gustuko edo ez gustuko enpresak guk ditugu gustuko edo ez gustuko praktikak eta kontu desberdina da argi izan dezazun señor soto

que hay que hacer esa apuesta eta nik azken hausnarketa bezala gobernua sostengatzen duten alderdiei iruditzen zait gaurko

adostu dugun proiektuagatik eta bere garapen proiektuaren garapenaren

interesgarria da eta iruditzen zait honek egiten duela proiektu hau guztiok ere

urtean esan duzun bezala inauguratu zen ezta eta horrek

behartzen gaitu eta konpromisoa hartzen digu honen defentsa egiteko eta konpromiso horretara lotzen gaitu eta iruditzen zait baita ere bide bat erakusten duela

lan zabalago bat ere edo lan zabalago batean ere txertatu beharko genukeela hau ze garai hauek erabakigarria hamarkada hau erabakigarria da eta gu europako funtsen eztabaidan hori islatzen saiatu gara denbora guztian iruditzen zaigu gure herriko erronka nagusiak finkatu behar ditugula

adostu guztiok propioak sentitzeko eta gero hori garatu

bultzatu autogintzan argi dago trantsizio energetikoan argi dago
baina horretarako misio amaitu mesedez hauek adosteko amaitzen dut

jarri behar dira europako funtsen prozesu osoan egin ez den bezala guk ekarri duguna hau ez gogoz hona ekartzeko gogoa genuelako baizik beste mahairik ez dugulako topatu akordio hau eta akordio zabalagoak egiteko beraz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

eskerrik asko gil jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza sí presidenta

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna bertatik

posizio eredugarria daukazue kasu honetan eta beraz

atea joka bazabiltzate atea zabalduko du imajinatzen dut gobernuak edo seguru nago

eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna

mistoak ez du hitzik hartu behar eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka hirurogeita bederatzi boto